arrasti on denoi ikusita zer eztabaida sortu den prozedura dela eta eliza katolikoak inmatrikulaturiko

erdibideko zuzenketa bat sinatu dugu euskal herria bildu taldeagaz eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeetara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz sozialistek

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu